gai zerrendako seigarren puntua mozioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

zulaika anderea zurea da hitza ekimena aurkezte eta aldezteko

daudela gai hau arratsalde on guztioi duela hamabost egun urkullu lehendakariak

hurrengo mezua helarazi zien atzerrira ateratzea lan baten

baina hori bai euskadira etortzeko erronkarekin gazteek sufritzen duten egoera hain kaskarra ez balitz edo are gehiago euskal gizartearen etorkizuna arriskuan egongo ez balitz bere testuinguruan esandako esaldi bat baino

izango horren ondorioz pasa den maiatzen seian interpelatu genion urkulluri esandakoagatik eta interpelazio horretan

are larriago iruditzen zaiguna denok okertu gaitezke hitz egiterakoan baina hori horrela bada arduratsuena atzera egitea da justu lehendakari jaunak zuena egoera larria dela adierazteko datu batzuk berriro emango ditut orduan eman nituen baina gaur gogoratzea garrantzitsua dela iruditzen zait krisia hasi zenetik ia hamar mila gazte joan dira atzerrira lan baten bila kalkulatzen da

diren horietatik hamaretatik soilik lau bueltatzen direla gaur ez naiz sartuko askotan zer nolako baldintzekin

aurkitzen diren gazte horiek baina hemen gelditu diren gazteen egoera ez da askoz hobeagoa

gazteei egiten zaien kontratuetatik ehuneko laurogeita hamabosta aldi baterakoak dira soldatei begira gazteak gainontzeko langileekin konparatuz ia zortzi mila gutxiago kobratzen dute urtero eta

lan egiten duten ehuneko hogeita bitik hilabetera amaitu ezin dute gazteen ehuneko hirurogeiak

eta azken datua pobrezian bizi diren hamar pertsonetatik sei hogeita hamabost urte baino gutxiagokoa

horixe da gazteriaren egoera larria horregatik testuinguru latz honetan mingarriak dira horrelako adierazpenak

gazteek ez dutela gose nahikoa pairatzen migrazio handi bat abian jartzeko urkullu guibelaldearen hurbil jarri da honetan

mozioaren lehenengo puntua hortik doa non eskatzen dugun legebiltzarrak errefusatzea

kanpora joateko aukerei buruz esandakoak gazteen artean langabezia tasa ia

larria eta onartezina da lehendakariak eskaintzen dien irtenbidea atzerrira joatea izatea

dago jaurlaritzak gazteen prekarietateari aurre egiteari dagokionez tamainako erronken erantzun eskasa izan duela gazteek beraien bizi proiektua aurrera eraman ahal izateko emantzipaziorako laguntzen falta pairatzen dugu

gazte askok inolako diru sarrerak izan arrean diru sarrerak bermatzeko errenta eskatzeko ez dute aukerarik oraindik ere

gazte enplegua sustatzeko eta sortzeko dagokionez ere jaurlaritzak ez du maila eman

hainbat programa abian jarri ziren bai baina emaitzak ikusita agerian geratu da ez dutela arazoa konpontzeko balio izan azken asteetan

alde batetik toña jaunak lehen aukera programarekin mila bederatziehun kontratu berri egingo direla eta kontratu errelebo bitartez bederatziehun eta hamasei kontratu guztira hiru

bi aste beranduago eta gure interpelazioaren ondoren urkullu jaunak iragartzen du hogeita lau milioiko bideratuko dituela hogei mila gazteen enplegarritasuna hobetzeko

hauteskunde kanpainan iragarri zuenarekin oso antzekoa guztia gazteen zerbitzura esan zuen orduan gazteak irakasketak amaitu ondoren atzerrira joan beharrik ez izateko lanean jardungo zutela adierazi zuten hogei mila gazteri lana lortzen laguntzeko neurriak iragarriz

aldiz errealitatea izan da hitz horietatik atzerrira joatea aukera bezala ikustea eskatzera pasatu dela legegintzaldi honetan gazteriaren arloan

jasaten duten egoerarekin bukatzeko ez dira neurri eraginkorrak abian jarri egoera oso larria da eta neurriak abian jartzea ezinbestekoa da horregatik gure mozioaren bigarren puntua jaurlaritzari eskatzen

edo genion gazte politika zuzentzeko guztiz ez nahikoak diren politikak

baina noski horrek aurrekontua handitzearen konpromisoarekin lotuta egon behar da hitzetatik ekintzetara pasatzeko aurrekontua ausardiarekin handitu egin behar da gazte politikak

ez gelditzeko pasaden egunean ere ko ordezkariek datua eman zuten bi mila batetik hona

jaitsi dela gazte kopurua arazo larria ez soilik gazteei begira arazo larria herriaren etorkizunerako

soilik esaten adibidez vidartek ere

zuzenketa ba gutxi gorabehera jarraitzen dugun bezala jarraitzea eskatzen du

jaurlaritzatik egiten ez dena gainontzeko erakundeei egitea eskatzen die

adostasuna bilatzeko ikusi dugun aukera bakarra gazteen eskubide guztiak bermatuko dituen marko legala egitearena horregatik pserekin erdibideko bat lortu dugu eta dioena lehenengo puntuan gure puntua jasotzen du urkullu lehendakariak esandako hitzak eako gazteak kanpora joateko aukerei buruz esandakoa errefusatzea eskatzen dugu eta bigarren puntuan eusko jaurlaritzari eskatzen diogu ezar dezala legezko marko bat

integrala bultzatzeko dituzten eskumenak eta egitekoak gazteen eskubideak eta askatasunak baliatzea babestu eta errazteko

euskal legeak bilduko ditu gazteriaren autonomia emantzipazioa eta jendarteratzea ahalbidetzeko ahal diren neurriak gazteentzako zeharkako politikak planifikatuz egikarituz

politika horien artean sartuko dira halaber gazteak etxera bueltatzeko planak bai eta enplegu egonkorrak eta kalitatezko bermatuko dutenak

sozialisten puntuari aldaketa batzuk gehitu diogu ez soilik talentuak dituzten gazteak bueltatzeko

bueltatu nahi diren gazte guztiak bueltatzeko eta baita ere kalitatezko enplegua bermatuko dituzten planak abian jartzea amaitzeko aprobetxatu

erdibideko honen aldeko botoa ematea benetan gauden egoeran beharrezkoa dela

eraginkorrak izango diren politikak abian jartzea besterik gabe eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal anderea zurea da hitza

lehendakari sailburu arratsalde on guztioi zulaika andrea gauza bakar batean

eta gizartearentzat eta eusko jaurlaritzarentzat eta euzko alderdi jeltzalearentzat lehentasun bat izan da beti ez orain zuk diozulako

pero a partir de ahí poco más gure ustez gaurko ekimen honek ez du ez buru ez hankarik ez zinen aipatzen duzun topaketan egon

ez zenuen kontestua ezagutzen are okerrago gaur argi esan duzu bost axola zaizula zein zen kontestua baina hala ere egunkariren batek egindako interpretazioa irakurri eta lehendakariak ustez esandako kontu baten inguruan interpelazioa gauzatu zenuen lehengo egunean eta urkullu lehendakariak argi eta garbi erantzun zizun argi eta garbi adierazi zuen

zein den jaurlaritzaren helburu nagusietako bat ekonomia berpiztu eta sustatzea eta kalitatezko enplegu aukerak sortzea ahalbideratzea hemendik bertatik aipatu

baina hala ere ez duzu amorerik eman eta mozio hau aurkeztu duzu azalpenak entzun aurretik esan zenituen kontu berberak esateko orduan eta gaur antzerako

enplegua sustatu eta ekonomia berpizteko plan bat onartu zuen jaurlaritzak

ekintzen artean enplegu aukera berriak sustatzeko programak abian jarri ziren tokiko ekonomiaren garapena ekintzailetzari laguntza gazteen enplegua enplegurako

eginkizun horiek martxan jartzeko zazpiehun eta hirurogeita hamabost milioi euroko inbertsioa aurreikusi zuen orduan

euro bideratu dira gazteen enpleagarritasuna hobetzeko

lanbide heziketa duala hezibi programa mugikortasun bekak nazioartekotzeak

gazteak lan munduan txertatzeko euskal unibertsitateekin eta lanbide heziketako ikastetxeekin sinatutako hitzarmenak

jaurlaritzak konpromiso argia du euskal gazteriarekin eta gazte horiei lan aukera bat

ekimen batzuk ere abian jartzen ari dira erakunde desberdinak

baina bada ahaztu ezin dugun kontu bat euskal ekonomia nazioartekotuta dago egunetik egunera gero eta gehiago eta horrek

merkatu berrietan aukera berriak daude eta horiek ere bultzada bat behar dute

euskadirentzat euskal enpresetan egoteaz gain ona da kanpoan diharduten euskal enpresetan euskal gazteak egotea euskal enpresei behin eta berriro eskatu die

aritzea herri gisa dugun etorkizunaren elementu garrantzitsutzat jotzea aurrekoan ere hala adierazi zen hemen

euskal administrazio guztien helburua euskal gaztei aukerak eskaintzea da lehen esan duzu eusko jaurlaritzak beste erakunde batzuei egotzi nahi diela beren erantzukizuna ez da hala eusko jaurlaritzak badu bere erantzukizuna baina beste gainontzeko erakundeek ere hau erakunde baten erronka hau aberri gisa dugun erronka da uste dut horretan behintzat ados egon gaitezkeela eta hortaz administrazio guztiei dagokiola lan berean edo antzekoan jardutea euskal enpresetan edonon daudelarik ere aukerak eman behar zaizkie euskal gazteei hemen edo atzerrian eta uste dut ezin direla gauzak nahastu gauza bat da pertsona batek bere burua atzerrira joatera

aurkitu ez eta atzerrira joan behar izatea hori drama bat da hori inork ez du zalantzan jartzen eta beste bat guztiz edo zeharo desberdina da gazteek

atzerrira joan eta nazioartean esperientzia bat bizitzea eskarmentua hartzea gauzak ulertu edo egiteko beste modu batzuk ezagutzea

itzultzea atzerrian dauden euskal enpresekin edo bestelako enpresekin lankidetzan aritzea nazioartean murgiltzeko

bigarren aukera hau ona da gure herriarentzat berarentzat ona da bertan edo nazioartean aritu nahi duten euskal enpresa guztientzat berriro diot behartuta joatea drama bat da

ppk bere zuzenketan politika ekonomiko eta industrial erakargarria eskatzen du puntako enpresak erakartzeko enplegua sortzeko

ekonomia lehiakor bat ezinbestekoa da baina gizarte lehiakor bat ezin da gizarte injustu batean mantendu gure helburua

politika ekonomikoa garatzea guk politika ekonomiko eta industrialean sinesten dugu lehiakorra den eta etorkizuna duen ekonomia ezinbestekoa da

gazte lege baten inguruko adostasun bat lortu izanak señora rojo

ez duen taldera pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

con otra consideración eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

legebiltzar burua beno zulaika andreari gaurko ekimenetik badaramat zerbait positiboa

aitortu duzu nazioartekotzea ez dela txarra bada zerbait aitortu duzu egon badagoela atzerrira nahi duelako doanik hori ere bada zerbait berriro diot behartuta doazenentzat beren burua joatera

drama bat da baina nahi dutelako edo aukera dutelako doazenentzat guk gure ustez

euskal gizarte modura ere guretzat aberri gisa gaur behintzat

aitortu duzu itzultzaile sistema ez dabil beno aitortu duzu behintzat jaurlaritzak ekimenak badituela abian

ez zuela ezer egiten gaur erantzun eskasa da baina faltan bota dudana eta benetan uste dut

faltan botatzen dut ekimen zehatzen bat proposamen zehatzen bat ez dago ezer guk berriz diogu jaurlaritzak hainbat ekimen jarri

inolako arazorik bestelakoak ere jarri jarriko dira baina beti ere zeharkakotasunaren ikuspuntutik señora rojo

helburu den horrek ez du ezertarako balio eta zuek ere ez duzue inolako proposamen zehatzik egiten guk benetan sinesten dugu zeharkakotasunean eta

eskerrik asko berriozabal andrea amaitzeko mistoa upyd maneiro jaunak

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak taldearen

ondorioz ez da onartu gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

lekaleen nazioarteko urteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

zuzenketarik aurkeztu ez duten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria lazarobaster jauna zurea da hitza

nik uste legebiltzar honetan badagoela nolabaiteko joera bat nekazaritza arrantza eta elikagaien inguruko gaiak betiere pixka bat garrantzia gutxiko gai bezala

eta gero hemendik kanpora ere komunikabideetan antzekoa ikusten dugu hau da jarraipen gutxi edo ia bat ere ez zaie egiten

legebiltzarrean txantxak eta egiteko balio duela eta horretarako aitzakia bihurtzen dela baina nekazaritzako gaiei benetan merezi duten garrantzia emateko

esan erdibidekoa puntuka bozkatzeko aukera ematen baldi bazaigu behintzat

baiezkoa emango diogula eta gainontzekoetan abstentziora joko dugula beno lópez de ocariz anderea gaurkoa horrela doa edozein kasutan bihar arretaz jarraituko dut

eskerrik asko lazarobaster jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

lópez de ocariz anderea zurea da hitza gracias señora presidenta brevemente

hitza hartu nahi du tellería jauna zuk hitza hartu nahi duzu

eztabaida amaitu denez bozketara pasatuko gara eta bozkatuko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak

zuzenketa batgarrena puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai beraz aho batez onartu du jarraian bi